gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena arartekorako hautagaiaren bateragarritasun egoeraren gainean egina

izendatzea batzordeko kideren batek hitz egin nahi du legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo kontra egin nahi du

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu prest bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi boto alde bat abstentzio beraz

geratu da irizpena jarraian talde parlamentarioek esku hartzeko txanda bat zabalduko dugu ganberaren erregelamenduko

jarritakoari jarraituz talderen txandan mistoak hitz egin nahi du ez

elkarrekin podemosek ez du hitz egin nahi euskal sozialistak ezta ere

abertzaleak ezta ere jarraian arartekoa izendatzeko bozketa egingo dugu arartekoaren legeko bigarrena artikuluak hauxe dio arartekoa legebiltzarrak izendatuko du bere araudiak dioen arabera

gehiengoa atera beharko da gehiengo hori lortzen ez bada gehienez hilabeteko epearen barruan erabateko

bata bestearen ondorengo saloak egingo dira erregelamenduko laurogeita hamasei puntu hirub artikuluak dioenari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa bozeramaileen batzarrak

bakar bakarrik bozkatu ahal izango da alde abstentzioa

alde abstentzioa edo txuriz beraz bozkatu dezakegu

beraz legeak eskatutako hiru bostenen gehiengoa lortu duenez

jauna gai zerrendako bigarren puntua

azaroaren zortzikoa euskal herriko autonomi elkartean jokoa arautzekoa aldatzen duena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

ekingo diogu aldeko txanda bat dago eh bildu eta elkarrekin podemosez gain norbaitek aldeko txandan gehiago parte hartu behar du ez bale

eta kontrakoan kontrakoan norbaitek

bat den gaia dakargu gaur legebiltzarrera elkarrekin podemos izquierda unidatik hemen bertan hainbatetan salatu dugu kirol apustuen eta zori jokoen negozioa modu oso nabarmenean zabaldu dela gure herri eta kaleetan

gazteei eragiten die jokoaren aferak

hazi da bi mila hamaikatik aurrera igoera ordea ez da soilik apustu etxeen edo aretoen artean eman apustu makinen baimenak ere

lan handia egin genuen proposamen eraikitzaileekin lege proposamen honekin eta beste legez besteko eta kontrol ekimen batzuekin

baita ere bi mila hogeiko aurrekontuetan eta bi mila hogeita bateko aurrekontuetan gure emendakinak sartu genituen bi mila hogeikoak aprobatu ziren eta

ekimenak sentsibilizazio kanpaina berezituak prebentzio ekintzak burutzea eta adikzioen prebentzioan aritzen diren irabazi asmorik gabeko elkarteen subentzioen igoera

en euskadi gaur egun funtzionatzen ari direnei eragiten ez badira ere epe ertain eta luzera horiek haztea eta atzera egitea ekar baitezake eta oso garrantzitsua da

kopurua murriztea gure auzoetan gure herrietan bizi kalitatea hobetzeko decía

joko establezimenduen eta ikastetxe unibertsitate gazte eta jokalarien tratamendu eta

bere argudioetan estatuko lege dekretuan

alde batetik arrazoia dauka baina publizitate estatiko eta leku konkretu batzuetan ez dago araututa zeren gure eskumena da eta hori ez dago araututa eta

eta horrexegatik pentsatzen dugu eta jarraituko dugu esaten publizitatearen mugapena eta ia debekua oso garrantzitsua dela además

garrantzitsua izan baitaiteke gobernuak espainiako gobernuak aspalditik dauka

pasa den pleno batean erkoreka jaunari galdetu nion honen inguruan baina daukagun arazoa erregistro hauek ez daudela

lan egiten ari da zentzu horretan eta eusko jaurlaritzak bilera bueno bildu zenean espainiako gobernuarekin interterritorialean

eusko jaularitzak zentzu horretan baina oso garrantzitsua da

txertatzea zeren ezin dugu onartu horrelako tresna arrakastatsua

autoprohibidos sarrera kontrolen derrigortasuna joko establezimendu guztietara zabaltzea proposatzen dugu baita joko modalitate guztietan ere

en esta cámara bi mila hogeian egun sartuta dauden hobekuntzak

ez zituen lege proposamena tramitera onartu eta eztabaidatu zitekeen eta bi mila hogeita batean ez

tramitar esta ley lehenik legearen modifikazio proposamen honetan barnebiltzen diren neurri gehienak aurreikusitako dekretu berrian hobetu txertatu daitezkeela dio puntu batzuk igual

baina lege proposamen osoa barneratu daiteke gure ustez ez

eskerrik asko martínez jauna blanco andrea eh bildu taldearen ordezkaria zurea da hitza

legebiltzarkide jaun andreak egun on hasteko ariketa bat egitea proposatzen dizuet

urtera joan den mendera duela hogeita hamar urtera hain zuzen atzera egitea

jokoaren eta apustuen ze jarduera mota ohitzen ziren bingoak kasinoak apustuak kirol apustuak herri kirol apustuak zozketak tonbolak boleto eta loteriak

oso normalizatuak gainera herri kirol apustuak edo gabonetako loteriak esate baterako beste jarduera mota batzuk ba elitistak ziren kasinoetara adibidez

beste batzuk ia klandestinitatean egiten ziren eta ez zeuden oso ondo ikusita joko areto gutxi

gaizki ikusita ludopatak gaixotzat hartzen ziren eta gainera gutxi ziren itzul gaitezen gaurkotasunera

urtean zer nolako jarduera dugu gure artean jokoari buruz ari naiz noski

gehienak interneten edo tabernako makina baten bidez egiten dira bingoak bai baina digitalak kasinoetan sartzen da telefono edo ordenadore baten bitartez egiten diren kirol apustuak

lagunen arteko kontu bat dira gizarteratzeko baliagarriak direnak

herri hiri zein auzo guztietan taberna oso antzekoak dira gainera ikastetxe askoren ondoan daudenez eta bai edariak zein pintxo tortila

baino merkeagoak saltzen dituztenez ba aukera onak

mila bederatziehun eta laurogeita hamaika legea moldatu behar da zalantzarik gabe egin beharreko moldaketak gaur talde proposatzaileak ekartzen dizkigutenak izan behar dira

ala ez baina ados jartzen bagara desadostasunak lege ponentzian beti bezala esaten dugun moduan konpon daitezke baina zoritxarrez hori ez da gertatuko jaurlaritzak bere kontrako hizpidea eman duelako eta gaur

joango eta ulertzen dugu jaurlaritzaren kontrako irizpidean agertzen diren arrazoi batzuk ulertzen dugu jaurlaritzak esaten digu neurri gehienei

jokoaren erregelamendu orokorraren inguruko dekretuan ze arau horrek

lege batek baina askoz hobeto izan daiteke ulertzen dugu erregelamenduak ematen duen arintasuna baina horrek ez du esan nahi

betetako lege bat aldatu behar ez dugunik

planifikazio bat egiten ari da baina planifikazioaz gain

eta planteatu behar diren neurri zuzentzaileak ezagutu nahi ditugu hori da interesatzen

eta azkenik adibide bezala madrilen onartutako errege dekretua nabarmentzen dute guri adikzio guztiek

baina batez ere gaur egun oharkabean geratzen direnek kezkatzen gaituzte

dauden horiek gizarteratzeko modu soil bat bezala ikusten direnak ludopatak gaixo kronikoak bihurtzen dira

baina sendatu ez behin baino gehiagotan esan dugun moduan osasun publiko benetako arazo baten aurrean

sail guztietako inplikazioarekin hezkuntza osasuna gizarte politika gazteria horrez gain botere publikoen inplikazioa gizartearena eta hemen talde politiko ezberdinen inplikazioa ere beharrezkoa

egia da indarrean dugun dekretua baliagarria dela baina horrez gain beste tresna batzuk daude martxan jokoaren euskal

horren barnean ekintza plana hori bai kronograma adierazle eta

euskal kontseilua legealdi honetan martxan jarri ez dena jokoaren euskal kontseilua aholku kontseilua bi mila hamasei legea adikzioen eta droga mendekotasunen gaineko arreta integralari buruzkoa adikzio plana

eta gainera aukera politikoak bilatzen eta propaganda egiten txapeldunak zarete baita ere

proposamena ekarri genuenean gobernuak euskal behatokiaren sorrera iragarri zuen gaur ekimen honen inguruan eztabaidatzen ari gara eta jaurlaritzak joko arduratsuaren nazioarteko eguna dela eta bueno aprobetxatzen du berriro ere propaganda egiteko

arloan finantzatu dituzten sei sentsibilizazio eta

proiektu hau da jaurlaritzak aurrekontuetan aurreikusten dituen hirugarren sektorerako dirulaguntzak hain zuzen ere ba hori oportunismo politikoak

txapeldunak guk proposatzen dizuegu

izatea egin ditzagun beharrezkoak diren plan azterlan

guztiak baina murriztu ditzagun joko patologikoak eragiten dituen ondorio latz eta izugarriak

hala erabakiko duzuelako zuek ikusi zuek erabaki baina sustantziarik gabeko adikzioak sortzen dituzten ondorioekin amaitu

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea aurkako txandara pasatuko gara
pp ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna esan dit parte hartuko duela beraz zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna erantzunen txandara pasako gara elkarrekin podemos ezker anitza

bai eskerrik asko lehenik eta behin eskerrak ematea eba blancori denboraren akordioagatik eta baita ere gustatu zait egindako

eta legearen modifikazioaren beharra ikusarazteko modu oso grafiko eta argi

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna

eskerrik asko gordillo

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

lege proposamena ez da aintzat hartu jarraian botoa azalpenera joango gara mistoa martínez andrea mistoa mistoak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

lehendakariorde sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi gure taldearen botoa ezezkoa izan da gaur

euskadiko jokoaren legea aldatzeko aurkeztu duen lege proposamenari eusko jaurlaritzak emandako iritziarekin bat eginez ez txostena iritzi txostenak espedientean daude

eskerrik asko larrauri andrea gai zerrendako hirugarren puntua honako mozio hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa

hartzeari buruz talde proposatzailearen txanda mistoaren ordezkaria martínez andrea

que llegar alde batetik esan dezakegu txertaketa prozesua desastre hutsa dela alde batetik daude irregulartasunak argitu behar dira

heldu behar dela eta jakin behar dugu zehatz mehatz zer gertatu den

eta orain arte jakin dugun irregulartasunak argitu behar dira bestalde ez dugu ezagutzen zein den gobernu honen estrategia

ez da ezagutzen irizpideak aldatzen dira deskordinazioa nabaria da talde bat

besteekin hasten da eta desoreka esan dezakegu nabaria dela lurralde desberdinetan argi dago gobernu honek ez duela txertaketari buruzko plan bat

plan bat beharrezkoa da eta hori da gure mozioan

eskerrik asko zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan

zenbatekoa esan duzu sei koma zortzikoa hobetu ahal baldin bada ez gara saiatu behar hobetzen iruditzen zait hori guztion lana dela autokonplazentzian

txertaketa kanpainaren kudeaketa kaskarrak deskontrolak gardentasun faltak gezurrak esandakoa ez betetzeak ezinegona kezka

sinesgarritasun falta ondorioztatu du eta ondorioztatzen ari da herritarren artean eta osasun agintariekiko osasun sailaren lidergo argi bat ez izateak ardurak ez asumitzeak eredu ez izateak

txertatzen nor izan lehenengo inoiz baino gehiago ahulenak zaurgarrienak covid hemeretziarekin lehen lerroan ari diren langileak lehenetsi behar direnean elkartasunez jokatu behar denean ekitatez jokatu behar denean balore eta printzipio guztiak bertan behera geratzen ari dira eta gobernu honek horren inguruan hausnarketa sakon bat egin beharko luke eta baita gizarte bezala guztiok ere hausnarketa sakon bat egin beharko genuke eaeko txertaketa kanpaina kaos eta deskontrolaren irudi bilakatu da

eta gobernua saiatzen den arren orain egin duzuen bezala ardurak beti

txertoen bidalketan orain erru guztia daukate farmazeutikek eta egiten duten bidalketa ikusi denean azken asteetan ez dela egon inolako etenik eta gainera oso txerto gutxi jarri ditugula edo madrili edota

errealitateak bestelakoa erakusten duenean eta osasun sailak sailburuak ahazten duenean ardura berea dela

antolaketarena gezurrekin hasi zen informazioa ezkutatu da gertaturikoa ukatu da baina osasun sailburuak soilik deskoordinazioagatik ardura asumituko zuela esan zuen ez du inolako osotasunik izan dagozkion ardurak asumitzeko eredu izateko

babestu egin dute osasun sailburua pentsatzen badu osasun sailburuak eta pentsatzen badu gobernuak nahikoa dela pilota pasatzea beraiek kontrolatzen duten batzorde etiko horretara zer nahi duzue

beraz garrido andrea zure proposamenaren bigarren puntuan eskatzen duzuena agerian geratu da gobernu honek ez duela beteko ez dizkiola ardurak eskatuko ez dituela zesatuko goi karguak txertaketa kanpainaren irregulartasunagatik protokolo edo irizpideak ez betetzeagatik ez baldin badute euren burua oso oso behartuta ikusten ba ez dute egingo

aurreko kontroleko plenoan lehendakariari argi eskatu genion osasun sailburuak dagozkion ardurak ez baditu asumitzen bere kargutik kendu beharko lukeela baina erantzuna lehendakariaren aldetik osasun sailburuari babes osoa adieraztea izan zen beraz

iradokitzen duzuen bide horretatik garrido andrea ezer gutxi dugu egiteko edo eta zuen helburua da ere opeetan

ezkutatzea argituko didazu beste bide batzuk urratu behar dira benetan osasun sailean orden pixka bat jarri nahi bada itsasontziaren lema tinko

txertaketa kanpaina aginte makilarekin gidatuko duen arduradun bat izan nahi badugu inoiz baino gehiago herritarrek osakidetzako profesionalek

euren osasun agintarietan agerian geratzen ari da behin eta berriro gobernuak soilik azalpenak ematen dituela eta mugiarazten dela euren burua

hala moduz horrela gertatu zen txertaketarekin basurton eta santa marinan gertaturikoarekin horrela gertatu zen

kideak egindakoarekin hasieran ere justifikatu zenutena baina gero kargutik kentzera behartuak egon zinetena behintzat kargutik kendu zenuten

irizpide nagusiak europatik eta madriletik datozela

ba atzo osasun publikoko interterritorialeko batzordean gertatu zen bezala zeren bueno oso gutxi dakigu gero eta gauza gehiago jakingo dugu eta gauzak aldatzen joango bai baina badakigu ere erkidego bakoitzak tarte handia duela eta gauza asko egin ditzakela planifikatzeko antolatzeko sekuentziatzeko behar den bezala txertaketa kanpaina eramateko zeren gauza bat da linea

erkidego bakoitzak egin behar duena eta hor asko sentitzen dut baina kale egiten ari da begira

baina ez dut ezagutzen oraindik ez da publiko egin ezagutzen dugun bakarra da osakidetzako langileen

zintzilikatu zen dokumentua eta seguraski historia honetako akatsik nagusiena hori da pairatzen ari garen gauza guztion iturburua hori da ez gardentasun falta hori

eta ez da izan lehen esan dudan bezala txertoen bidalketan etenak egon direlako ez da instrukziorik egon beti instrukzioak egoten direnean txertaketa kanpainak egiterakoan edo beste edozer gauza egiten denean osakidetzan abar eta abar eta zerbait gertatzen baldin bada edo aldatu behar baldin bada

eta ez du arazorik jartzen baina hemen ez da horrela jokatu begira irailetik

izan da dena planifikatzeko aukera izan da antolatzeko

gaizki hartzen duzue elkarlana eta erantzukizunak kontrajartzen dituzue edo batean zaude edo bestean zaude ez

honek matiz asko ditu hau grisa da erantzukizunak eskatu behar direnean

eta horrek ez du esan nahi elkarlanerako prest ez gaudenik gaudelako dena bateragarria da zeren gauden karguetan erantzukizunez jokatu behar dugu eta erantzukizunak asumitu behar dira irakasle batek esaten didan bezala oparirik hoberena egin

kritika bat egitea laudoriokin ez da hobetzen rebeka kritika bat betiere eraikitzeko helburuarekin egiten denean

begira tristea izaten ari da dena oso tristea noraezean ikusten da

eta txertaketa kanpainaren kontrola berreskuratu behar da berreskuratu behar da hau eskuetatik joan aurretik eta hori hasteko

eta hori planifikazioarekin egiten da eta ze planifikazio da egiten ari garena

baina horrek tarte handia dauka zehaztasunak eta hainbat gauza zehazteko gardentasunarekin egiten da

txertaketa kanpainako detaile guztiak argi eta garbi azalduaz herritarrak ez dira tuntunak

ez tratatu herritarrak eta talde parlamentarioak tuntunak izango bagina bezala

zergatik ez den beteko pentsatu nahi dut pentsatu nahi dut eta argi daukat guztiok nahi dugula txertaketa kanpaina ongi joatea

guztiok nahi dugula herritarrentzat hoberena ahalik eta arinen osasun larrialdi egoera honetatik ateratzea baina gobernantza eredu honekin gobernu honen gobernantza eredu honekin zailagoa da

zoritxarrez eskerrik asko ubera andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

pésimos gestores muchas gracias eskerrik asko martínez andrea garrido andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

gai honetan azpimarratu nahiko nuke bi kuestio daudela bi ardatz

txertaketa kanpainan gertaturiko irregulartasunak eta hor dena argi dago ez dago ezer gehiago esateko edo gehitzeko

osasun sailburuak non sinesgarritasun osoa galdu duen gezurra esan duen gertaturikoa ukatu duen eta informazioa eskatu duen hori da bat

hobetu beharra dagoena geratu eta gauzak ordenatzen zehazten hasi titular eta komunikabideen bidezko ohiko kudeaketa alboratuz baina argi dagoena da

sinesgarritasuna eta konfiantza berreskuratzea horregatik osasun sailburuak eredu eman beharko luke eredu izan beharko luke

bere buruari aplikatu osasun sailean inoiz baino gehiago pertsona osoa izan behar dugu gidaritzan

ohiko gobernantza ereduari amaiera emateko gobernantza eredu honekin amaitu behar da eta osakidetzaren izen ona berreskuratzen hasi behar da

elkarlanean eta besteak beste politikaren erakundeen eta politika publikoen legitimitatea irabazteko eskerrik asko

ubera andrea amaitu da eztabaida bai rico jauna

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu lehenik eta behin martínez grisaleña andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita lau eman dugu bozka zazpi boto alde berrogeita bat contra hogeita zazpi abstentzio beraz ez da onartu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

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua euzko abertzaleak eta euskal sozialistak

venezuelako hauteskundeak salatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko prieto jauna

y recuperar todos sus derechos y libertades eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi batzuetan

egiten eta horixe gertatzen zaigu gaur hemen legez besteko proposamen honekin abenduan aurkeztu genuen hauteskundeak pasa ondoren

ez da posible izan hemen eztabaidatzea baina dena den inoiz ez da berandu diktadura bat salatzeko eta gaur egun

diktadura bat da duela urte batzuetatik hona venezuelak egoera dramatikoa bizi du benetako larrialdi sozial eta ekonomikoa giza eskubideen urratze larriek

ameriketako estatuen organizazioak eta nazio batuen erakundeak aspalditik salatu zuten

salatu dugu ganbara honetan egoera honek milioika pertsona venezuelatik erbesteratzera beste herrialde batzuetan babesa bilatzen bilatzera behartu ditu eta venezuela gaur egun huts

estatua da eta ez da gai ez da gai bere biztanleei ongizate baldintzarik txikienak ere bermatzeko herrialde horretan miseria gero eta handiagoa da eta klase pobreenak dira okerren pasatzen ari direnak

aldameneko herrian kolonbian ere giza eskubideen urraketa sistematikoak daude eta bake akordioak sinatu zirenetik

hil dira eta ankerkeria horiek salatu eta gaitzetsi egin behar dira

baina venezuelan proportzioa hogeita hamar aldiz handiagoa da eta kasu honetan ez da salaketarik entzuten batzuen aldetik

eta horregatik ez dugu legez kanpoko hauteskunde hauen emaitza onartzen

maduron erregimen diktatoriala salatu nahi dugu berriro ere ganbara honetan

erakunde guztien babesa eskatzen dugu venezuelari trantsizio baketsua bermatzeko eta justiziara askatasunera eta demokraziara itzultzeko
eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkari iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea jaun andreok egun on danori

eta ciudadanos eusko alderdi popularra eta ciudadanos sustapen bat emango diogu

eta euskal sozialistak taldeek egindako legez besteko proposamen honi

aurreko legealdietan bai alderdi popularra aurkeztu genituen antzerako proposamenak eta

gehitzeko zuzenketa bat aurkeztuko dugu momentu honetan eta gero azalduko dut zergatik halako gauza bat aurkeztu dugu proposamen

halako gauza bat esan dute eaj eta alderdi sozialistaren bozeramaleak tribuna honetan

eta halaber gogoratu behar dugu eta gogoratu nahi dut venezuelan

dagoela momentu honetan eta erregimen diktatorial horretan al frente

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gaurkoan zure legebiltzarburuaren lana usurpatzeko intentziorik gabe oposizioko taldeek

lege proposamena jokoa arautzeko legea aldatzen duena txertaketa irregularren ondorioz erantzukizunak hartzeko mozioa

osasun estrategiari buruzko legez bestekoa covid hemeretziak eragindako sektore ekonomikoentzat erreskate funts bat sortzeari buruzko legez bestekoa autonomoentzako laguntza neurriak inplementatzeari buruzko legez bestekoa

legegintzaldi hau hasi zenetik aurkezten duten bigarren legez besteko hau ez da txertaketaz ez da covidaz ez da langabeziaz ez da prekarietateaz hitz egiteko venezuelaz hitz egiteko

bertan egindako hauteskundeetatik bi hilabete eta erdi pasa direnean euskal herria eta mundu pandemiko honetan venezuelaz

eta ez venezuelan txertatzeak emateko bertako ekonomia sustatzeko inork momentu hauetan planteatzen ez duen terminoetan momentuetan eta moduetan dator egin duzuen proposamenak anakronismo hutsa

ez denik hitz egin behar baina intentzioak eta moduak aztertzea ere oso garrantzitsua da eta guk gaurkoan zalantza handiak ditugu legez bestekoaren edukiei erreparatuta pasa den legegintzaldian ppk hirutan ekarri zuen gaia eta hori dela eta agian lehenak izan nahi izan duzue oraingoan zuen legez bestekoa aiaraldeko ponentzia inork eskatu aurretik eskatzeko izan zen eta orain

eta azpimarratu nahiko genuke zuen proposamenaren anakronismoa hain dela handia eta legez bestekoaren tonua hain dela dekonstruktiboa eta zuen

gehiegi eskaini eztabaida honi zeren eztabaidek pleno batean toki hartzeak postura ezberdinak ikusaraztea ezinbestekoa da gure eginkizuna da

ezabatu nahi dituzue ez dago eraikitzeko venezuelar herriak behar duen bake girorako proposamenik ez dago baldintza sozioekonomikoak hobetzeko planteamendurik benetan uste duzue ekarri dituzuen bost puntu hauek zerbaitetan lagunduko dutela beteko balira eskatutakoak zein egoeratan geratuko

denok dakigu egoera oso gogorra bizi dutela venezuelan baina egoera horren irtenbide bakarra demokrazia herrialdeen burujabetza aitortza eta laguntza humanitarioa dira benetako laguntza humanitarioa la señora

aprueba esta propuesta eta tonu proposamen eraikitzailearen alde amaitu nahi dut zubiak eraikitzeko garaia da eta zuen gaurko proposamena oso urruti dago hortik contribuyamos todas a mejorar la situación de venezuela con propuestas propositivas talde proposatzaileei neurri horretan lan egitea eskatzen dizuegu nahi bada

atzo batzordean erraz lortu genuen chiapasen ematen ari diren giza eskubideen urraketen gainean erdibideko akordioa elkarri deituz

agerraldietan esandakoak aintzat hartuz zuek ere nahiko bazenute ahalko zenukete solicitamos podamos aprobar entre todas

euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eta nik uste dut beste behin be bai hemen galdera edo gogoeta egin nuela

nola defenda dezakezuen nicolás maduro bezelako

norbait edo aurrerakoia omen den talde politiko bat baten alde egotea niri ez zait buruan sartzen zuek badakizue madurok ez dituela giza eskubideak errespetatzen ez du adierazpen askatasuna errespetatzen oposizioko alderdi politikoak debekatuta daude eta venezuela erabateko kaosean murgildu du

eta bere biztanleak miserian daude yo de verdad les digo

gogora ekarri nahi dut etxebarrieta andreak duela hilabete batzuk eta ez dakit ze kontestuan egindako

lehenbailehen lortu behar duguna da madurok venezuela uztea zergatik madurokin ez da posible trantsizioa

nahi ditugu hauteskunde libreak gardenak alderdi politiko guztiekin

eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria iturgaiz jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkariak dauka hitza martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko martínez jauna eh bilduk ez du hitzik hartu behar beraz eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

popular ciudadanosen gehitzeko zuzenketa

ez da onartu jarraian euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztutako

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gabonen osteko egoera epidemiologikoa iraultzeko

ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko eguerdi on
jarraituko dugu osasun larrialdiaz hitz egiten

osasun batzordean esaten nuen bezala pandemia osoan zehar errusiar mendian gora eta behera murgilduta gaude intzidentzia tasa larriak

eta normalizatuta gobernuak kronifikatu eta normalizatu ditu hirurehun eta bostehun intzidentzia tasak horrek suposatzen duen guztiarekin zeren hirurehun eta bostehuneko

hildakoak gora osakidetza zamapetua izatea estresatua egotea covid hemeretzia ez den jarduera guztia etenda egotea eta hainbat informazio eskari egin ditugu eta gobernuak horrela erantzun digu

hainbat kirofano ere itxita daude olatuan gora eta behera murgilduta gaude olatuen gurpil zorotik irten gabe hirurehun

dantzan gabiltza planteamendua izan delako birusarekin bizitzea birusari erantzutea eta ez birusari aurre hartzea eta ez birusa erradikatzea eta ondorioei erantzuten egoteak ba osakidetza gure osasun sistema publikoa bereziki zigortzea ekarri du hilabete luzez jada urtebete osakidetza batez ere covid hemeretziari erantzuten egotea eta covid hemeretzia ez den guztia alboratzea

biztanleriaren osasunean hasierako hilabeteetan hori ulergarria izan daiteke eta hori guztiok ulertu genezake baina

ulergarria izan eta ez onargarria ere gobernuaren jokabidea eta labiaren erabakia

gabonak ospatzeko neurriak hartu ziren jakinda eta hori da okerrena jakinda zein ondorio ekarriko zituen osasun sailak bazekien bazekien ze ondorio ekarriko zituen

zenean zeren orduan ez geunden maiatza eta ekaineko datuetan are gehiago neurriak arindu zirenean geunden

zioan edo boletinetara joaten baldin bazarete ikus dezakezue zeintzuk diren datuak beraz izugarrizko

eta osakidetzako langileak ba oso garesti ordaindu dute eta ordaintzen

esan gabe doa galdu diren bizitzak b plana eskatu genuen hau egin aurretik osasun batzordean b plana eskatu genuen baina gobernuak ez zuen b planik eta betikora mugatu zen herritarren ohitura

beharrezkoa dena baina ahazten zaio beti berak egin dezakeena berak har ditzakeen osasun neurriak neurri horiek garatzeko bitartekoak oraindik asko dugulako zentzu horretan hobetzeko

jada osasun larrialdiari aurre egiteko bitartekoak agortuta ditugula hasteko

agian planteamendua ikusmoldea errebisatzea interesgarria izan daitekeela gobernuak ere maiz aipatzen du jada hilabete hauetan zerbait ikasi dugula beraz zerbait ikasi baldin badugu zergatik jarraitzen dugu inora eramaten ez gaituen ikusmoldearen parametroen baitan jokatzen begira guk badakigu eta hau

ez dagoela eta horretan guztiok bat gatoz baina ikusi da ikusi da ere

eta osasuna eta ekonomiaren arteko orekarena birusa desagertaraztera birusaren bila birusa erradikatzera joan diren herrialdeetan emaitzak hobeak izan dira eta ekonomiaren egoera ere izan da ikusi orain zeelanda berrian zer egin dute hiru positiborekin hiru positibo horrekin badakigu herrialde guztiak ez dugula kultura bera ez ditugula ezaugarri berak eta orduan ezberdinak garela eta toki batean aplikatzen direnak ere

moldatu daitezke egokitu daitezke eta argi ikusi da ere neurri gogorrak epe motz batean aplikatuta oso eraginkorra direla hori ere ikusi da eta ikusi da ere

duten eta ze neurri diren eraginkorrak esaten zaigu

baina aber galdera da nola izango gara anbiziosoagoak bizi berri hirugarren planean

orain arte jarrita zegoen eta orain ere bizi berri hirugarren planean jasotzen den helburua betetzeko hau da helburua da hirurogeiko intzidentzia tasara iristea

orduan nola egingo dugu agian komeni da errebisatzea planteamendua etengabe hirurehun seiehun zortziehuneko inzidentzia tasa horietan dantzan aritu beharrean gainera orain

gutxienez indarrez sartu zaigu aldaera britainiarra

europako gaixotasunen kontrol eta zaintzarako koordinazio zentroak gogoratu digun bezala

europako koordinazio zentroak dokumentu bat igorri du eta hor

dute kasu eta heriotzen hazkunde esanguratsu baterako prestatu behar garela

aldaerekin zer gertatzen ari den esaten dute

txertoaren eragina ikustear dagoela esaten dute ere udako hilabeteak ere leundu dezaketela baina esaten dute ere neurriak arintzeak aurretik izan dezakeen eragina handiagoa izan daitekeela eta gomendio bat ematen digu europako gaixotasunen zentroak

indartsu eta arduratsua transmisioa eta zaintza kontrolatzeko beraz momentua izan daiteke birplanteamendu baterako

gauzak hobetzeko funtzionatzen duena indartu eta ez duena funtzionatzen baztertzeko begirada luzearekin jokatzeko eta ez orain arte bezala hamabost egun hogei egun eta neurriak aldatzen ditugu neurriak arintzen ditugu eta neurriak arintzen ditugunean berriro intzidentzia tasek gora

dute horrela denbora luzean aritzeak herritarrengan ere nekea ekartzen duelako eta hori ere europako txosten horretan jasotzen da

halaber planteamendua errebisatzeaz gain interesgarria litzateke gobernantza ereduari buelta bat ematea pandemia hasieratik ezinezkoa

martxan jartzeko lan egiteko beste molde batzuk abian jartzeko herri honetako komunitate zientifikoarekin adituekin arituekin lanak banatuz ez osakidetzak eskertuko luke zeren osakidetza horrek lagunduko luke osakidetzak

ildo horretan jarraituz ezinbestekoa da bizi berri hirugarrenak bizi berri bigarrenak jasotzen ez duten osasun

gobernu honek osasun estrategia ez duenik baina egia da ez dugula ezagutzen

eskatuta osakidetzako zuzendariaren agerraldia osasun estrategia azaltzera

ez dugu horretarako aukerarik izan eta badakigu badakigu pandemia bat dinamikoa dela aldakorra dela gauzak aldatu daitezkeela

egiteko eta horregatik egiten genituen proposamenak eta egin genuen proposamen hau gabon ostean ba eszenatokiei aurre hartzeko

indartzeko zeren nahiz eta lehendakariak esan jada

aurre egiteko hobetzeko beste kontu bat da burujabetza ikuspegitik hor bai egon daitekeela beste esparru bat baina oraindik ere jaurlaritzaren esku beste hainbat elementu daude funtsezkoak izan daitezkeenak eta portzierto

oso zehatz jasotzen zituen baina gero konpromiso maila hori bigarrenera eta hirugarrenera pasatu garenean diluitu egin da beraz

bahaketak helburuen baitan jartzea eta zabaltzea erakunde sanitario

horretarako ere planteatzen genuena zen osasun sailaren gidaritzapean eaeko ikerkuntza ezagutza eta berrikuntza

edo beste era batera sakontzeko

zaintza epidemiologiko estrategia horretan eskatzen genuen ere

koordinazio taldea indartzea ekipoa indartzea eraginkortasunean irabazteko eskatzen genuen ere txertaketa kanpainaren inguruko beste hainbat puntu

erabakiak hartzen dituen txosten tekniko horiek publiko egitea

eztabaida asko bukatuko lirateke bukatuko lirateke eta ez dut ulertzen zelako itxikeria duen gobernu honek txosten teknikoak edo datuak publiko egitea zeren adibidez kutsadurak non eta zer mailetan ematen diren publiko egingo balira argi eta garbi hainbat eztabaida gaur egun ematen direnak

geratuko lirateke eta lagunduko luke ere herritarrak kontzientziatzen pedagogia egiten planteatzen genuen ere aztarnari

asko dagoela egiteko baita ere txertaketa kanpainan erizain gehiago jartzeko

eta planteatzen genuen ere sekuentziazioa sakontzeko

zeren pandemia aurretik ere bioaraban azpiegitura horiek eskatzen ari ziren ez zituzten lortu eta orain ikusi da ze beharrezkoak diren ez eta hor sekuentziazioan ere oraindik tarte handia dugu

esan azkenean erdibidekoa egin dugula elkarrekin podemosekin hainbat gauza hobetu ditugu iruditzen zaigu jaso ditugun neurriak oso

eta interesgarriak izango liratekeela indarrean sartzea birusari aurrea hartzeko eta osasun larrialdian eraginkortasuna irabazteko pentsatzen dugu hau gobernua sostengatzen duten taldeek ere babesteko moduko proposamena dela eta benetan

jokatu anbizioz jokatu nahi baldin bada eta hobetu nahi baldin bada animatu nahi ditugu eta gonbidatu nahi ditugu

erdibideko hau babestea eta gure partetik besterik ez

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

proposamen bat eztabaidatzen dugu eta uste dut

gai honi buruz argi dago agerian geratzen dela gobernuak ez dituela gauzak ondo egiten edo behintzat gauza batzuk zuzendu behar

edo sakondu behar direla edo hobetu behar direla ildo horretatik gure zuzenketa aurkeztu dugu

beharrezkoa da plangintza bat egotea txertoari buruzko plan bat beharrezkoa da eta plan hori

guk eskaera hori zuzendu diogu eusko jaurlaritzari eta bestalde

gauza batzuk ere hobeto ditzakegu eta adostutako zuzenketari

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak

egun on berriro guztioi ubera andrea

eta oro har gaur eztabaidagai dugun proposamenak ezaugarri teknikoak ditu

ahal digu baina tira kontua lehorra izan daitekeen arren ahalik eta didaktikoena izaten saiatuko naiz

horregatik birusak ez duen zerbaitetara jo behar dugu ikertzeko gaitasunera eta zientziara eta horregatik txertoetara jo behar dugu garaitzeko baina bitartean oro har birusaren atzetik joango gara nahiz eta ez gustatu gu baino askoz azkarragoa delako

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda

eguerdi on berriro gobernua sostengatzen duten taldeek apaltasun handiagoarekin hitz egin beharko luke

helburuak betetzeko gai ez zaretenean baita beste herrialde batzuekiko ere batzuk behintzat helburuak betetzen dituzte zuek

esaten zaigu ikusten badugu ez direla betetzen ikusten baldin badugu hobetu daitekeen hainbat neurri hobetzeko aukera

ez da izan behar proaktiboa eta konpromisoarekin jokatu a baina barkatu

barkatu barkatu tellería jauna rico jauna txit gorenak barkatu

helburuak ez ditugu betetzen eta gero helburu horiek berriro jartzen ditugu eta neurri berberak esplikatuko didazue norbaitek ganbera honetan esplikatuko dit nola iritsiko garen helburu horietara eta lasai

ez naiz baina baimena ematen didazue mesedez epidemiologoekin adituekin kontrastatutako proposamenak ekartzeko

eskerrik asko begira errespetu gabeko distortsioa eta gure proposamenen fribolizazioa gaizki daramat

ados ez egotea ulertzen dut ulertu dezaket errespetuzko eztabaida bat

ez dudana ulertzen da horrelako debate serio batetan fribolizatzea

eta gure proposamenei ez dakit nolako interpretazioa egitea hori hori ba ez dut ulertzen sentitzen dut begira bizi berri plana bigarren hirugarren

beraiek ez direla sartuko osasun estrategian hori ez dagokiela beraiei nori dagokio ezagutu nahi dut ezagutu nahi dut eta dokumentua ikusi nahi dut eta noski osasun estrategia horren barruan egongo dira estrategia ildo orokorrak horraino iristen gara

eta gu neurrietan sartu gara baheketak aztarnariak sekuentziazioa hor indartu nahi dugu ikusten dugulako oraindik hor tarte handia dagoela hobetzeko eta orain esplikatuko dut zergatik dagoen hor tarte handia hobetzeko

guri bidalitako erantzunean bakarrik daude bi bi oraindik ez dugu ezagutzen kutsadurak zein eremutan eta zein portzentaietan ematen diren hau jakinda eta hau publiko egingo bazenute

lirateke eta neurri kirurgikoagoak hartzeko aukera izango genuke eta zaintza askoz ere hobeto egingo genuke eta akotatu ere

lortu genuen parametro batzuk aldatzea hasieran proiektu pilotoa zena

convivientes horretara mugatzen da baina horrez gain ere

zabaldu daiteke zabaldu daiteke eta hobetu daiteke

sekuentziazioa zuek bidalitako erantzunean jasotzen da

aldaren zaintza egin dela zaintza egitea da sekuentziazioa

gehiago beraz sekuentziazioan ere oraindik asko dago egiteko bai jarraitzen dut

eskatu izan dugu informazioa eta aztarnarietan esaten duzue

zenbat diren eta berriro galdetu nahi dut zenbat dira bostehun horietatik kontratazio berrikoak zenbat dira zeren pertsonal hori da beste toki batzuetatik

utziaz beraz ikusten dugu asko dagoela egiteko portzierto ahazten zitzaidan baheketak baheketak ere

eskatzen dugu bizi berriko lehenengo dokumentuan jasotakoa betetzea ez guk ez guk zuek jasotakoa

baheketak badakigu helburuen baitan egin behar direla

badakigu zertarako balio duten inportanteak dira ikusi

eta baloratu daiteke arrakastatsuak izan diren edo ez zuek esaten zenuten lehentasunezko kolektiboetan erabiltzea

beraz hobetu genezake edo ez orain ere eskatu genuen egiten hasi zineten kostata kutsadura altuak zeuden gunetan baheketak egitearena

herrietatik hainbat tokietatik eskatu dira eta ezezkoa eman zaie eta badakigu hori atzetik dela baina esan nahi duguna da birusari erantzutera mugatu beharrean goazen aurrea hartzera beste herrialde batzuk egin

helburua lortzeko zuek markatutako helburua lortzeko ez gabiltza amaitu mesedez

eaen eaeko gobernua beste herrialde batetako gobernu batek baino listoagoa azkarragoa hobeagoa izango denik

ahal duguna eta gainera ahal duguna egiten dugu gauza ezezagun baten eta gaixotasun ezezagun baten barruan

eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hiza

eskerrik asko hernández jauna popular ciudadanos taldeko ordezkaria garrido andrea zurea da hitza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

isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

eskerrik asko tellería jauna mistoak martínez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

talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita bat boto alde treinta y cuatro contra beraz onartu da osoko zuzenketa eta